egunon guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

zortzigarrenaren tokian gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko

betetzeko proposaturiko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean egina

batzordeko kideren batek alde edo aurka hitz egin nahi du ondorioz

bozketara jarriko dugu irizpena bozkatu dezakegu

horrenbestez onetsi egin da irizpena eusko legebiltzarreko erregelamenduaren berrehun eta hogeita hamalau

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi badu maneiro beste inork

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian hiru juristen zerrenda onesteko bozketa egingo dugu legebiltzarreko

prozedura honako hau izango da legebiltzar talde batzuek eta besteek proposatutako hautagaiak

sartu dira era alfabetikoan ordenatuta hirukoaz zeinek osatuko duen erabakitzeko legebiltzarkide bakoitzak lehen esandako zerrenda osatzen duten artetik hiru izenei eman ahal izango die botoa gehienez

hirukoa hirukoa osatzen dutenetako bakoitzak jasotako boto kopuruaren arabera ordenatuta agintaritza judizialaren kontseilu nagusira bidaliko da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

botoen emaitza onako ogisanda hirurogeita hamalau boto eman dira

berrogeita bat lortu ditu ávila berrogeita bat boto lortu ditu iriarte berrogeita bi boto lortu ditu murguia mañas

izendatuko dira agirregabiria abila eta iriarte jaunak

josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua egitura publikoaren murrizketari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda pastor jauna zure da hitza

eskerrik asko pastor jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko ganberaburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok egun on

helduta gai honi dagokionez taldeok erabateko adostasuna daukagu ezta izan ere talde guztiok ados gaude

beharrezkoa delako gastua murriztea eta administrazioa modernoagoa eta eragingarriagoa egitea

otsailaren zazpian legebiltzarrak onartu zuen eusko jaurlaritzari eskatzea

estrategia edo plan bat euskal autonomia erkidegoko sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko dagoeneko konturatuko zineten

zazpiko erdibideko zuzenketa hura hitzez hitz jasotzen

eraginkortasunez eta gastuarekin zorrotzak izaten baina hori bai zerbitzu publikoak eta enplegu publikoa mantenduz

bukatu nahi dut sektore publikoa balioan jarriz izan ere ez dugu ahaztu behar politika publikoak askotan erakunde publikoen bidez gauzatzen direla horra hor osakidetza osasun politikak garatzeko besoa ivap euskararen normalizazioan eta

ingurumen politikak aurrera eramateko eta abar luze batekin jarraitu ahal izango nuke momentuz besterik ez eta eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andereak dauka hitza

presidente andrea eskerrik asko sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi

ganbara honetan upydren ekimen bat eztabaidatu zen

gai hau berbera jorratzen zuen egun hartan erdibideko proposamen bat onartu zenuten eh bilduren aurkako botoekin

jaurlaritzari eskatzen zitzaion bilkura aldi honetan aurkez dezala estrategia edo plan jakin bat

eta arrazionalizatzeko horren helburua zen sektore publikoaren egitura eta gastua murriztea

gaur ere ekimen honen aurka bozkatuko du iritzi diogu egokia dela jaurlaritzak

orduan egingo dizkiogu ekarpenak premisa batekin administrazioak helburua izan behar du kalitatezko zerbitzu publikoak ematea

lortzeko horretarako ikusiko dugu nolako berrantolaketa egin behar den besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea erantzunen txandan

que abordó con seriedad este problema eskerrik asko pastor jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

eskerrik asko berriro ere ganbaraburu andrea

ehuneko hogeita bosteko jasotzen dena ez dela konklusio bat baizik eta helburu bat dela erdietsi nahi den helburu bat dela eta zurekin bat gatozela eta horrela gobernua horrela konprometitu da

zerbitzu publikoen kalitatea mantendu behar dela eta

enplegu publikoa mantendu behar dela orduan zurekin bat gatoz horretan eta hain zuzen ere horiek dira gobernu honen
konpromezuak besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko
euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

ordezkariak dauka hitza desde eh bildu

bototara jarriko dugu euskal sozialistak mistoa upyd

taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

desagerrarazteko jardunbideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos andrea zurea da hitza ekimena aurkezteko eta

eskerrik asko gallastegui andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

andrea erkoreka sailburu jauna darpón sailburu jauna legebiltzarkideok egun on

izan ere gai honetako aurrekariak jadanik denok ezagutzen ditugu eta gainera akordioa erdietsi dugu taldeon artean

hitzaldian saiatuko naiz llanos andreari

nola hitzetik ekintzetara aspaldi pasatu ginela eta sinatu dugun erdibideko honetan lau puntu jaso egiten dira eta puntu bakoitzean ahaleginduko naiz

eskerrak ematea eta gainontzeko taldeak animatzea ekimen hau

alderdi sozialistako ordezkariak horrela adierazi du bere

horregatik eskerrik asko eta esandakoa gainontzekoak gonbidatu ere

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan sartuz mistoa upydk ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzarburu anderea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

heltzen ari gara izan ere

behikulo arautzaile baten bitartez erantzuna eman behar zitzaiola gai gatazkatsu honi

puntu horiekin ados gaude batez ere azpimarratu nahi dugu ez gaudela ados egindako kudeaketaz are gutxiago hemen

hasieratik esaten genuen gobernuak dekretu baten bitartez

eta aitzakia baino ez ditugu entzun dekretu hori ez gauzatzeko prozesu luzea zela neketsua zela

izan ere gizartea arez geroztik aldatu izan da asko eta baita ere arlo honetan ere madrilgo doako justiziaren legea

laster etorriko denez agian kontraesanetan eroriko ginela aitzaki guzti hauek jarri izan dira mahai gainean gure ikuspegitik

ekintza ez hartzeko erosotasun edo agian alferkeria

arlo guzti hau aurre egiteko etorriko denari hau zen azken finean arlo honetako profesionalek eskatzen ziguten

abokatuen bazkunetan dauden ezinegonak dauden protestak ez dute asetzen ere euren eskaerak baina bai

hala komunikatu diote legebiltzarkide honi beraz eraginkortasunaren alde arduraren alde abokatu

eskaeren alde eh bilduk adostasuna emango dio gaur egungo
erdibideko zuzenketa honi eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andereak

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta zure baimenarekin jesarlekutik egingo dut

mota honetako debate hauetan iruditzen zaidala legebiltzarkideekin baino abokatuen

eztabaidatzen hau esanda eta nik ere talde desberdinei erantzunez

gallastegui andreari esatea hamabost mila euroko partida horren inguruan

ez direla guztiz zuzenak zeren eta zuek sartu zenuten doako justiziaren barruan eta hori

ezinezkoa zela eta gure ardura izan da dauden arazoei konponbidea ematea eta horregatik aurrekontuan

fondo hori bestalde hemen argi gelditu da gobernuak

dizkiola parlamentu honek ezartzen dizkien aginduei eta

arazoei aurre egiteko neurriak hartzen dituela eta arzuaga jauna

neurri horiek hartzeko gobernuak ez daukala inolako

eta beharrezko neurriak hartzen dituela zer eta hemen identifikatu diren lau puntuei erantzuna emateko eta gure ustez hori da hain zuzen ere inportanteena eta zuk zure hitzaldian

konponbideak bilatzea eta hori da hain zuzen ere gobernuak egiten duena berriz ere hasi

hemen konponbidea dekretu berria izango litzatekeela

gure ustez hori ez da konponbiderik honena sailburu jaunak ere bere agerraldian hainbat arrazoi eman zituen argumentazio

horren aurka baina beno inportanteena azaldutako arazoen aurka neurriak hartu dituela eta hartuko dituela
gobernuak besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkariak arzuaga jaunak dauka hitza bai nik ere

legebiltzarburu andrea zure baimenarekin inspiratzailea da eztabaida ikustea

nola jotzen duen tasa judizialen kontra ez honek ere altxatzen dituelako hainbat pasio

eta nerea llanosek nola egiten duen abokatu bazkunen protesten alde

inguruan nik uste dut bietan agertzen direla arazoak bai tasa judizialen legean

eta horretan soluzio bide bat eman behar da eta pentsatzen dugu soluziobide hori joan behar dela arau baten bitartez otadui andrea dekretu bat egitea horren besterako denik ezin da horren konplikatu

dagoela hori egiteko pentsatzen dugu dekretu batekin jarriko zela benetan beltza zuriaren gainean herri honetan

gero ez dakit etorriko den madriletik lege bat zorroztuko duena zepilatuko duena dekretu hori ez dakit egokitu beharko den dekretu hori madrildik etorriko den lege horren

dekretu hori egon beharko zela eta zuek ere ebazpenean

egitea lehenago hemengo beharrak asetu horregatik lau printzipio lau neurri hauekin ados gaude eta horregatik
onetsiko dugu zuekin batera erdibideko zuzenketa eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna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

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hemezortzi abstentzioak hamasei ondorioz onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa

aurrekontuko diru sarrerak osatzeko foru ogasunek eskuratu beharreko zenbatekoen errebisioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda prieto san vicente jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko

eskerrik asko prieto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten

eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa